egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

hamahirugarren tokian gai zerrendako lehenengo puntua galdera

aldaiturriaga zorrozua euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde

politikako sailburuari egina gasteizko mendien ingurumen babesari buruz aldaiturriaga jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria

egun on guztioi gasteizko mendiak babestu beharreko balore natural eta kultural ugari ditu basoetan

dago batzuk mehatxupeko espezien euskal zerrendan barne daude faunari dagokionez garrantzi komunitarioko landare multzo batzuk zehaztu dira

sailkatuak habitat zuzentarauaren bidez era berean

edo historia eta arte ondare balioak oso adierazgarriak dira

aldez aurretik eskertzen dizut informazioa eta hortaz

eskerrik asko aldaiturriaga jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria oregi anderea zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok gasteizko mendi garaietako natura balioak babesteko lehenengo pausuak bi mila hiruan eman ziren

jaurlaritzaren kontseiluaren bi mila hiruko ekainaren hamareko bilkuran hartutako erabakiaren bidez eta bestetik mendi horiek batasunaren intereseko lekuak izendatu ziren bi mila lauan

eta batasunaren intereseko berrogeita hamabi leku biltzen ditu sareak

aginduaren bidez gasteizko mendi garaietako natura baliabideen antolamendu plana egin eta onartzeko prozedurari ekin zitzaion agindu horretan berriz ere agerian jarri zen leku horretan dauden balio natural eta

eta adierazi zen hastera zihoan prozeduraren emaitzak ikusita egingo zela hau dena tokiaren izaerari hobekien datorkion figura zein den zehaztu babes erregimenaren eraginpeko espazioak mugatu eta eremutan banatu

dakizuenez hilabete batzuk beranduago natura bi mila sarea euskal arautegian sartu zen euskal herriko natura babesteko legea aldatzeko den bat

oregi andrea gai zerrendako bigarren puntua galdera pello urizar karetxe eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

legebiltzarkideok lehendakari aurreko

zuzen espainiako erregearekin bilkura bat izan zenuen madrileko la zarzuela jauregian eta bertan bertara joan baino lehenago zuk

zure helburua adostasunean oinarritutako politika bat aldarrikatzea zen

askotan ikusi dugula madriletik jasotako neurrien gehiengoak adostasunetik gutxi eta aldiz inposoziotik asko izaten dutela

izan botere legegilea betearazlea edo judiziala eta zentzu berdinean gure ustez koroaren papera ere bide berdinatik dihoaz eta estatuko

legitimotasuna ematen die egiten diren inposizio guztiei agian errege

sortu dela uste duzu nik ez dut uste baina hala ere zure iritzia agian ezberdina izango delako hurrengo galdera bota dizut

koroarekin egindako bilerek euskal gizartearen eskubideak babesteko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi

argi dut felipe seigarren jaunaren erantzukizuna zein den

eta uste dut bilerak beharrezkoak direla elkarrizketa ezinbestekoa dela adostasunetara iritsi ahal izateko ziur naiz eta nirekin bat etorriko zara urizar jauna elkarrizketarik gabe oso zaila dela adostasunetara iristea

alde batetik hiritar guztiak ordezkatzen ditut eta bestetik estatuaren ordezkaria ere banaiz beraz estatuaren egoeraren berri zuzena izatea dagokit eta baita ere bizi dugun egoera eta ditugun

baita hau ere gure benetako errealitatearen berri zuzena ematea beti da positiboa nire ustez

lan ardatzen aurkezpena egiteko aukera eman zidan egoera ekonomikoa bakea eta bizikidetza eta euskadirentzako estatus berriaren ikuspegi orokorra azaldu nituen oinarriak eta lan metodo berri bat proposatuz gaur egungo egoeraz gogoeta sakona eginez gainera argi eta garbi esango dizut

euskal gizartearen eskubideak babesten ari naiz nire ahalegina da eskubide hauen babesa zabaltzea eta indartzea izan erregearekin

zurea da hitza mahaiburua eskerrik asko

datza arazoa zeren eta lehendakari kezkatuta gaude oso kezkatuta

baina ikusten duguna da euskal herrian eskubideen inguruan bai zure alderditik eta bai jaurlaritzatik egiten dituzuen adierazpenetan ba agian bisio aldaketa nabaria ikusten dugula zeren eta ez da

marra gorri bezala etorkizunean estatuarekin

beharreko negoziazio hipotetiko baten aurrean baina gerora zuk zeuk

pasatu zenuenean eskaria eta ez horrenbeste egun batzuk direla zure alderdiko presidente andoni ortuzarrek berriz ere

nazio onarpena aldarrikatu beharrean nazionalitatea onetsiz denok ondo dakigun bezala

nazio maila ez onartzeko asmatutako termino bat izan zela mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzian espainiar konstituzioaren prozesu horretan eta konstituzio horri buruz

arro adierazten duzue behin eta berriz osaketan ez zenuela parte hartu eta gainera ez zenutela bozkatu ere

baina asuntoa da eta errealitatea bi mila hamalaugarrena urte honetan

gure herriaren eskubideak ukatuko dituen konstituzio berri baten osaketan parte hartzeko gogotsua adierazi duzuela eta gure ustez karramarroan ibilbidea egitea da hori hau da aurrerantza egin beharrean atzerantza eta zentzu berdinean ikusten dugu agian

eajk aldarrikatu du espainiako koroarekin ere akordio bat egin behar dela lehendakari bidea aldebikotasunez egitea legitimoa da eta desiragarria ere baina

espainiak ez digulako onartuko berdintasunez tratatzea espainiak ez digulako onartuko guk nahi ditugun gauzak berak

direla eta kataluniako herriak bezala gure herriak ere ibilbide propioa egiteko legitimazio osoa dauka adostasunez bada hobe baina ez bada

alde bakarrez egiteko eta bide horretan sinetsidazu babes oso zabala izango duzula

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
urizar jauna historiaren zertzelada batzuk eman dizkidazu eta mailaz jaistearena ere

maila jaistearena zuk parte hartzen duzun legebiltzar talde horretaz ere hitz egin genezake luze

nolanahi ere esango dizut nik badakidala felipe seigarren jaunak zer ordezkatzen duen eta nik ordezkatzen dudan nire aurretik izan diren lehendakari guztiek ordezkatu egin duten berbera baita garaikoetxea jaunak ere ala ezurizar jauna ala ez

positivo si es que se consigue nolanahi ere onartu beharko didazue elkarrizketaren eta adostasunaren bideak onurak ekarri dizkiola gure herriari azkeneko hiru hamarkada hauetan onartuko dizut

baina bidea malkarra izanik oparoa izan dela aitortu beharko dugu orain bide berri baten hasieran gaude egoera desberdina da europan estatuan eta baita euskadin ere egoera berri honen aurrean gure ikuspegia gure helburuak eta proposatzen dugun lan dinamika azaltzea positiboa dela iruditzen zait egia da oso zaila dela bileraren balioari buruz

bileraren emaitza zein izango den ez da erraza jakitea hori bai

hobe dela bileran azalpenak emateko aukera izatea eta hori da aprobetxatu egin nuena eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera
josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

pastor jauna zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea pastor jauna
benetan garrantzitsua planteatu izan duzu eta sartu duzu zure galderan udalerrien arauketa orokor gehienetan behintzat agertzen den

udalerrien bereizketari buruzko gaia ekarri duzu hona euskal autonomia erkidegoan ondo dakizunez arauketa hau lurralde historikoen eskuetan dago alde batetik gernikako estatutuak horrela erabaki zuelako eta bestetik legebiltzar honek berak

horrela izatea agindu zuelako beraz gai hau autonomi

dagoen eskumen bat da momentu honetan hori dela eta gaur egunean hainbat arauketa ezberdin daude indarrean gure artean alde batetik estatuak berak emandakoa gai honi buruz duela urtebete eskas bi mila hamairuko abenduan

arauketa berri bat ezarri zuen horri buruz oinarrizko arauketa izateko bokazioarekin egia da

errekurritua izan dela eta momentu honetan konstituzio auzitegiaren eskuetan dagoela besteak beste andaluziako juntak aurkeztutako inkonstituzionalitate errekurtso baten ondorioz horren ondoan lurralde historiko bakoitzak bere arauketa propioa dauka arabakoak

urteko otsailean onartutakoa

abenduan duela urte pare bat onetsitakoa

hiruaren martxoan aprobatutakoa eta bakoitzak bere arauketa propioa dauka baina ezberdinak izanik horrek ez du esan nahi arauketa partekaturik ez daukatenik badaukate nolabait edo beste denen ardura delako udal herrien bereizketaren kontu hau

hainbat baldintza hainbat muga jartzen dituzte bereizketa horrek egitekotan baldintza batzuk betez egin daitezen esate baterako baldintza demografikoak ekonomikoak geografikoak baita ere eta zerbitzu publikoei buruzkoak aurrikusten dituzte hori horrela izanik argi dago arauketa hortxe dago

eta arauketa aldaketa posible da beti da posible arauketa besteak beste erakundeen eskuetan dagoelako eta erakundeek

eskumena daukaten erakundeak hori posible da beti besteak beste logikoa denez herritarren iritziak

sistema demokratiko batean herritarren iritzia erreferentzia albora ezinekoa izan behar delako beti

egiteko orduan eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

beno nik zure moduan esan dut pastor jauna arauketak eusteko
aldatzeko daudela eta momentu bakoitzean dagokion erakundeari dagokiola baita ere eman beharreko urratsak ematea eta arauketa aldaketa horiek beti herritarren borondatearekin bat egin beharko direla

herritarren borondatea garrantzitsua delako alboraezina delako horrelako erabaki bat hartzeko orduan nolanahi ere guk uste dugu kasu honetan

adostasunik handiena bilatuz eta arauketaren eta herritarren

ahalik eta gehien hurbilduz bata bestearengana hurbilduz eta horretan jokatzeko dago gobernua eta orain arte behintzat erakunde guztiak horixe da bidea eskerrik asko eskerrik asko
erkoreka jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera borja sémper pascual

eusko jaurlaritzaren iragarki batzuei buruz sémper jauna zurea da hitza egun on guztioi señor lehendakari señores consejeros

insolidaridad muchas gracias eskerrik asko sémper jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eitbn preso politikoak esamoldea erabiltzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

impulsar e i te be eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on maneiro jauna preso politiko esamoldearen erabilerari buruz galdetzen didazu eta nik zuzen zuzenean erantzungo dizut

nik zuzentzen dudan hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak eta nire eskuduntzen barne dagoen eitb ente publikoak irizpide berbera daukagu esamolde horren inguruan

ideiengatik dagoena da ostera pertsona bat kondenatuta badago giza eskubideen urraketa diren indarkeriazko

eta ez bere ideien defentsa politikoagatik ezin da preso

ez dugu termino horren erabilera sustatuko baizik eta ahal den neurrian behintzat esamolde hori saihestu nahi dugu

estilo liburuan oso ondo jasota agertzen dira eta horiek dira alegia

erabiltzen dituztenak eskerrik asko uriarte anderea maneiro jauna zurea da hitza

se llame presos políticos a los presos de eta eskerrik asko maneiro jauna uriarte andrea zurea da hitza

eta horren ondorioz ere baita ere eitbren jarrera zuk esaten duzun esamolde horren aurrean

hainbat eta hainbat erronkari aurre egin behar izaten diete beraien lana aurrera eramateko prozesuan

hain gai delikatua izateak arreta osoz aritzera behartzen baitu eguneroko praktika profesionala gauzatzeko orduan lehenago aipatu dudanez eitbko profesionalek zorrotz errespetatzen dituzte eitbren estilo liburua jasota agertzen diren adibideak

inpartzialtasuna neutraltasuna independentzia eta sinesgarritasuna nahiz eta kasu batean zuk esan duzu

gerta daiteke baina hori baita ere zuzendu behar da baina ez da zuk esaten duzun modura zergatik badaude beste moduak ere zuzentzeko ere

iritziak eta balorazioak ematen dituzten termino eztabaidagarriak edo polemikoak zuk aipatu duzuna esate baterako saihestu egiten dira eta saihestu behar dira

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

uztartzeari babesa emateko politikei buruz quiroga andrea

muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako zazpigarrena puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak

haustura hidraulikoa debekatzeko ekarri duen herri ekimen

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi egun on sailburuak eta lehendakari jaunari

sinadura sei hilabetetan ehun eta

herritarren sinadura bildu ziren mezu argi batekin fracking ez

herritarrek mezu argi bat bideratu digute fracking ez

herritarren borondateari bidea ematea laster edukiko dugu hemen herri ekimen legegile horren eztabaida bitartean gobernuak bere irizpena eman dio herri ekimen legegile horren tramiteari eta gobernuak esaten du eztabaida eusko legebiltzarrera ekartzea egokitzat jotzen duela baina eztabaida aspaldi etorri zen legebiltzar honetara

gure gizartean ez gobernuaren eskutik ez instituzioen eskutik herritarren eskutik frackingaren kontrako plataformaren eskutik gobernu ezberdinek

duten desinformazioari buelta emateko eurek izan dira informazioa herritarrei helarazi dietenak

dutenak ez instituzioak ez gobernuak

hartzeko momentua da herritarren borondatea lege bihurtzearen momentua da zuen eztabaidaren aldeko

eztabaidatu behar dugula gai honen inguruan gelditu frackinga egiteko martxan daukazuen makinaria

sesa enpresa publikoaren bitartez diru publikoa herritar guztien dirua erabilita frackinga egiteko

eztabaidatu behar baldin bada frackingaren inguruan eztabaidatu behar baldin bada energia ereduaren inguruan egin dezagun mehatxu barik frackingaren mehatxu barik

eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko jauarlaritzaren ordezkaria den tapia andereak dauka hitza

lehendakari sailburuok eta legebiltzarkideok egun on maeztu jauna eusko legebiltzarreko mahaiak bi mila hamalauko azaroaren lauan

izapidetzea onartu zuen hori ulertu behar da zuk esan duzun bezala herritarren zerbitzura dagoen parte hartzeko mekanismotzat

eta azaroaren hemezortzian akordioa hartu zuen esaten duzun bezala hiru puntuko akordioa eta zehazki irakurriko dut lehendabiziko

aintzakotzat hartzearen aldeko irizpidea adieraztea

egiten ditu proposamenaren gaur egungo edukiaren gaineko bi oharpen egiten ditu dakizun bezala auzitegi konstituzionalak aurretik hartutako erabakiei dagokio eta bigarrenak esaten du eragindako kalte ordainei buruzko

baina herri ekimenaren balioa eta lege proposamenaren xedea den gaiari buruz gizartean sortutako eztabaida egia da aitortzen dugu

aipatutako izapidetzea onartzeak legebiltzarraren esku uzten du orain eztabaida horretarako etorriko zelako pentsatzen dut lege ekimena

legegintza ekimena gauzatzeko organoaren esku geratu da eta horrela aitortzen dugu ez gehiago ezta gutxiago baina inork ezin die

lege proiektu honen izapidetzeak eta eztabaidak hemen legebiltzar honetan zer emango duen beraz eztabaidatzeko unea da ez besterik

eztabaida garaia orain edo lehen eztabaida garaia zen estrategia energetiko bat onartu zenean aurreko gobernuaren aldetik baina zuek berretsi

zenean bertan frackinga onartuta zer nolako eztabaida egon zen hainbat erabaki hartu direnean adibidez estatu batuetako

eztabaida egon zen momentu horretan milioika euro bideratzen direnean

eztabaida garaia zen ala ez zen orain da eztabaida garaia eta

egiterakoan ez zen eztabaidatzeko garaia etxe baten oinarriak jartzen dira etxea eraikitzea nahi denean eta zuek oinarriak jarri dituzue frackinga egiteko euskal autonomia erkidegoan eta jartzen ari zarete beraz

zuek erabakia hartuta daukazuenean sesa enpresa da momentu honetan euskal autonomia erkidegoan frackinga egiteko ia baimen guztien

zer egingo duzue eztabaida egiten den bitartean eten eztabaida zintzo bat egiteko

martxan jarrita hori da benetan eztabaida zintzo bat egiteko modua eskerrik asko maeztu jauna

eskerrik asko beraz maeztu jauna ez duzu eztabaidarik egin nahi hemen

herri ordezkariak eta zuek egin behar duzue edo hala iruditzen zait niri behintzat

estrategia energetikoa benetan broma bat iruditzen zait beti beti energia berriztagarrien kontra egon zaretenean

inongo adostasunik ez duzuenean jarri orain hasi behar dugu eztabaidatzen orain inoiz ez da berandu noski nahi duzuenean baina mesedez koherentzia pixka bat

sesa enpresak ditu gauza asko baimen asko gasa ateratzeko konbentzionalarekin ari da eta beste kasuan

bakarrik gauza bat egiten ari da sesa eta ari da azterketak egiten ingurumenarekikoak inongo makinariarik jarri gabe inongo dirutza

benetan ez nahastu jendea ez nahastu ze hori da egia benetan une honetan hori da egiten dena eta herri hau eraikitzen

orain etorri nahi duzue ongi etorriak benetan ongi etorriak baina estrategia energetikoa ez da gaur hasten herri honetan aspaldi hasi zen eskerrik asko

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zortzigarren puntua galdera marian beitialarrangoitia lizarralde eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

antolatutako hitzaldi batean jaurlaritzako ordezkariek parte hartu izanari buruz

eta jaurlaritzaren hiru kide aritu ziren bertan hizlari gobernuko ordezkari gisa lazunarri moilan egin beharreko konponketa lanean aurkezpena egiteko udala saiatu zen gauzak bestela egin zitezen

eta egitasmoak aurrera egin zuen galdera da egokia iruditzen al zaio lehendakari jaunari administrazio publikoaren baliabideak alderdiaren mesedetarako erabiltzea lanen aurkezpena udalak aurkeztutako alegazioak erantzun gabe eta azaldutako hainbat zalantza argitu gabe zeudenean egokia iruditzen al zaio lehendakari jokabide hori ez al da desleiala

eta alderdikeriaz jokatzea hori da erantzutea nahi genukeen galdera mila esker eskerrik asko

oregi andrea zurea da hitza bai egun on berriro ere

gobernu honen premisa da gure kudeaketari buruzko informazio argi eta gardena ematera joateko eskatzen diguten tokiko eragile guztiei baiezkoarekin erantzutea baina beti ere beste instituzioekin dauzkagun aldera batera utzi gabe

oro har herritar guztiei zuzendutako hitzaldi batean parte hartzeko eskatu zigun gobernuko ordezkariei udalerriko tokiko eragile batek eaj taldeak kasu hitzaldia lekeitioko udalaren lokal publiko batean egitekoa zen kultura etxean

une hartan interesgarria eta beharrezkotzat jo genuen proposamena eta obrei buruzko informazioa gaian interesa zuten herritar guztiei zabaltzea bazegoela pentsatu genuen ordurako informazio horren berri bazeukalako udalak urriaren

eman zitzaion informazio udalari hau da aste bete lehenago

udal gobernuak lehenago jakin ez duen inolako daturik gainera lekeitioko alkateari zuzenean egin zitzaion deialdiko mahaian parte hartzeko gonbitea eta alkateak ezetza eman zion gonbidapenari

mila esker nik ez diot ukatuko jaurlaritzako edozein kideri alderdi bateko kide izan eta alderdiaren ekitaldietan aritzea

eta herri guztiari modu irekian erakundeak aurkeztu behar liokeen lanen proiektua nahiago izan duela alderdiak aurkeztu eta hori guretzat lotsagarria da gu

baina hori hitzekin baino gehiago uste dugu praktikarekin erakutsi behar dela

udalak hitzaldia elkarrekin egin eta bestela garatzeko egin zuen eskariari muzin egin zitzaion ez zuen gonbidapena jaso akaso gonbidapena gero deitu zuenean ze lehenengo kaletik jakin zuen hitzaldi hori egitekoa zela beste herritarrak bezala

hasiera hasieratik gai honetan euzko alderdi jeltzaleko zinegotziek berak baino gehiago zekitela gai honi buruz

eta gainera bazeuden hitzaldi hori eman zenean hainbat galdera eta hainbat alegazio erantzun gabe

udala joan behar ote duen horrelako hitzaldi batetara erantzuna jasotzera ea hori ote den

beste instituzio batzuekin gure ustez behintzat hori ez da

gainera ikusi da elkarlanerako prestutasuna izan dela baina ikuspegi ezberdinak izan direla eta gure galdera ote da ea

ala kasu honetan arazoa etxe barruan dagoen ondare zuzendaritzak egindako txostenak bat egiten duelako neurri batean udalarekin eta hori ote den

seguruenera ez da gaurko gaia baina benetan proiektu horri buruzko kontuetan sartuko bagina gauza asko daudela ikusiko genuke hori bada gure ustez

eta benetan egoki jokatzeari benetan ekingo balio behingoz ze paperean gauza bat jaso eta jokabidean beste bat guretzat ez da

eta uste dugu baduzuela garaia zerbait ikasteko alegia herri hau euskal herria ez dela batzoki bat eta erakundeen arteko elkartasuna leialtasuna eta gainerakoak ez direla soilik defendatu behar norbere alderdiak agintzen duenean

zuek hori ikasten ez duzuen bitartean guk honelako jarrerak

beste horrelako bat gertatzen denean ere salaketa bera egingo dugu eta bide batez dena esate aldera eta nire iritziz inportantea delako lotsagarria ere alderdi jeltzaleak non eta lekeition hitzaldia egin eta hitzik ere euskaraz ez egitea mila esker

udalak beti izan du obra horien administrazio izapideei buruzko lehen eskuko informazioa jakinarazi nahi dizut instituzio arteko batzorde bat eratu dela obra horiei jarraipena egiteko bizkaiko foru aldundiko kultura zuzendaritzak eusko jaurlaritzako ondare zuzendaritzak eta lekeitiokok udalak osatzen dute batzordea eta batzorde horrek abenduaren batean

bilbon eusko jaurlaritzaren portuan zerbitzuko bulegoetan bilera horretan ezarriko dira obrak kontrolatzeko oinarriak emaitza inplikatutako alderdi guztien gustukoa izan dadin

izan dezaketen ondare balioa datatzeko eta katalogatzeko kontratatutako

azken batean gure ustez gobernu honen jarduerari dagokionez jardun publikoan funtsezkoak dira gardentasuna eta herritarren parte hartzea eta zuk aipatutako lekeitioko ekitaldia egitea lekeitioko

eta udalaren kultura etxean gobernu honen zereginean gardentasunaren eta parte hartze publikoaren politikak praktikan jartzea da praxi demokratiko

eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hamalauko azaroaren hogeita bateko elkarrizketan lehendakariak felipe seigarren erregeari

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

beraz izandako bileran eusko jaurlaritzaren lan ardatzen aurkezpena egin nuen eta etorkizun politikoari buruzko ikuspegi orokorra azaldu egin nuen

elkarrizketaren eta adostasunaren bidea proposatuz eta inola ere ez legebiltzar honek erabakiko duenaren gainetik azalduz hori da nire bidea
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

emandako urratsei buruz casanova jauna zurea da hitza eskerrik asko eta egun on guztioi
pasaden astean euskaltel enpresak iragarri zuen zte enpresa txinatarrarekin

akordio honen bidez ztek euskaltelen hainbat zerbitzu hartuko ditu eta horrekin batera euskal enpresaren ehun eta hogeita hamairu langile enpresa txinatarraren beharginak bihurtuko dira

horretarako euskal instituzioek eta aurrezki kutxen babesarekin jaio zen egitasmo hori zerbitzuak prestatzeaz gain telekomunikazioen arloaren garrantziaz ohartuta euskal presentzia bermatu nahi zen esparru horretan ikerkuntza eta garapen teknologikoari begira

euskaltelek daraman bidea ez da sektore estrategiko batean euskal adarra izatearena eta gero eta gehiago enpresa arrunta bihurtzen ari dela baieztatzen ari da instituzioek eta kutxabankek

eta orain beste zerbitzuak kanpora ateratzeko urrats hau ezagutu dugu euskaltelek gero eta langile gutxiago ditu

beraz ondorengo galdera zuzendu nahi diogu gobernuari

jaurlaritzak zerbait egiteko asmoa du enpresaren enpleguaren kalitatea

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
casanova jauna jaurlaritzan uste dugu garrantzitsua dela euskal enpresek itun

bai bertakoak bai kanpokoak horrela datozen urteetan lehiakideekin

edo lehiakideen aurrean beraiekin posizio berdinean

aliantza horiek beraien izaeragatik gainera epe luzekoak izan behar dira eta testu inguru honetan euskaltelek adierazi duen moduan horrelako aliantzak bilatzen ari da euskadiko telekomunikazioen arloan

jarraitzeko telekomunikazioen arlo hori dakizuen bezala

mundu mailakoa da oso globala da eta euskaltel bezalako enpresa txiki batek norbaitekin ez badu aliantzarik egiten lekuz kanpo eta jokoz kanpo gera daiteke

eta izenpetzen den edonolako estrategiak kasu honetan

enplegua langileen baldintzak eta lankidetza esparrua bermatzea euskadin por tanto

pnv politika neoliberalaren ondorioz izaera publikoa eta euskalduna

jabego publikotik jabego pribatura pasatzen denean lehentasunak eta helburuak aldatzen dira ondorioak ikusten hasiak gara jadanik

egunetik egunera galtzen ari da eta jaurlaritza ez da zoritxarrez lekuko huts bat izan iparra galtzeko prozesu honetan

bereak ziren akzioak saldu zituen ere orain eskuak garbitu nahi dituzue

dauka gobernu honek noski kanpo inbertsioa egon behar du baina ez kanpo espekulazioa euskaltelen sartu diren funtsak eta orain ez nago bakarrik ztez hitz egiten

ez datoz inbertsio estrategiko bat egitera ez datoz gurekin lan egiteko datoz dirua egitera epe ahalik eta laburrenean diruagatik eta ez dugu hitz egiten txobinismoagatik euskal izaera ez da soilik hemengo kirol taldeak babestea edo euskera gehiago erabiltzea hori ondo dago

zuzenean edo zeharka lagundu ditzakeela esan nahi dugu enplegua hemen sortu hemengo lan baldintzak aplikatu erosketak eta lanak hemengo enpresekin kontratatzea

euskal izaera eskatzen dugunean ez da uko egitea aliantza estrategikorik edo horrelako akordioak hori noski egin behar direla baina euskaltelek hartu duen bidea ez doa hortik euskaltelek hartu duen bidea da pribatizazioa alde batetik eta gero

zatituko da eta euskal herriko kontroletik kanpo geldituko da oso arriskutsua da hori hori da jaurlaritzari

antzeko gauza bat egiten ari zarete pribatizatu eta multinazionalen saldu
eta hori ez da gure ehun produktiboak behar duen bidea eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna tapia anderea zurea da hitza

nire ustez nahasketak ematen direnean agian gauza arraroak esan daitezke euskaltel enpresa pribatua izan da beti beraz ez da pribatizatu pribatua izan da beti

alde batetik enpresa hazteko eta merkatuan jartzeko eta noski funtsak dirua irabaztera etortzen dira egia da baina beti ere enpresaren hazkunderako ona baldin bada ba ontzat emango dugu eta une honetan ez digute demostratu beste ezer

badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina eskoletako

egun on guztioi eskoletako jangelak behin baino gehiagotan izan ditugu hizpide legebiltzar honetan gai honek

sortzen digulako eta gainera azkeneko hiru hilabete hauetan ezagutzen ari garen berriak ezagututa kezka hori

bihurtzen ari da gaur egun sare publikoan esan dezakegu laurehun eskolatik gora daudela hiru kenduta beste guztiak jangelaren kudeaketa catering bitartez egiten dute hiru horiek gurasoen kudeaketa propioaren bitartez egiten dutelarik

errealitate honek erantzuten dio bete betean jaurlaritzak urte askotan indarrean izan duen arautegi bati non neurrira

jangeletako kudeaketa cateringen eskuetan uzteko proposatu izan dugu arautegi horren aldaketa

ez du aurrera egin eta edozein kasutan gaur

cateringen inguruko eztabaida eta cateringen kontratazioaren inguruko eztabaida egunkarietatik

agintaritzak ikerketa bat abiatu duela bi mila hamairuko urrian catering enpresa batek aurkeztutako salaketa baten ondotik

euskal agintaritzaren iritziz zazpi catering enpresen artean egon daiteke nolabaiteko mekanismo bat eskaintzak

banatzeko gainera dio hori frogatzeko nahikoa zantzu badaudela eta

dauka ikerketa hori burutzeko lehiaren euskal agintaritzak aipatu nahi nuke gaur egungo kontratazio sistema zein den urte askotan hor indarrean dagoen kontratazio sistema sistema honek bi fase aurrikusten ditu lehenengo fasea homologazio bat eta bigarrena esan dezagun esleipen fasea homologazio horretan

enpresen zenbait gaitasun aztertu egiten dira gainera gaitasun benetan oso altuak zaizkie adibide gisa kaudimen tekniko bezala bizkaian gutxienez

emateko gaitasuna egunean kaudimen ekonomikoaren inguruan erantzukizun zibileko asegurua ba gutxienez bi milioi eurotakoa

behar da eta hori kontratua esleitu eta ondorengo bost egunetan jarri behar da hortaz homologazio fase hau pasatzen duten katering ak pasatzen dira bigarren fasera

bigarren horretan jaurlaritzak laurehun eskola hauek lote desberdinetan banatzen ditu eta jaurlaritzak

ekonomikoa erabiltzen du hau da jaurlaritzak prezio maximo bat ezartzen du menu bakoitzeko eta katering ek eskaintzak aurkezten dituzte eta eskaintzarik merkeena aurkezten duenari

esleitzen zaio lote hori praktikari begiratzen badiogu kontratazio sistema honek zer utzi dugun emaitzei erreparatzen baldin badiegu homologazio horretan ikus dezakegu

azkeneko hamar urteetan zazpi katering ek gainditu dutela fase hori eta beti izan dira berdina eta zazpi horietatik hiru gainera

beraz zazpi beharrean bost ere badira esleipenari begiratuta jaurlaritzak laurehun eskolak

laurogeita lau milioi euro bideratu dira horretara hamar urtean lote bakoitza beti enpresa berdinari esleitu zaio eta oso bitxia da gainera bi mila hamairuan

homologazioa pasatu zuten zazpi enpresek aurrez

aurkeztu zituzten eskaintzak bakarrik hau da lote bakoitza eskaintza bakarra jaso zuen

bada eta katering ek eskainitako prezioen inguruan jaurlaritzak jarritako prezio maximoa baino ehuneko bat gutxiago aurkezten dute enpresa guztiek

kontratazio sistema honek gain kostu batetara garamatza eta erraza da ikustea ari gara sare publikoari buruz baina

konparazioa egitea besterik ez dago eta jaurlaritzak zerbitzua sare pribatuan baino ehuneko hogeita hamar garestiago ordaintzen du ordaindu izan du

guzti hori pilatu ezkero berrehun milioi euroko gain kostua azkar esaten da

negozio borobila da hau beraientzako baina zerbitzua ordaintzen duenarentzat jaurlaritzarentzat haurren gurasoentzat

produktuen jatorriaren inguruan badakigu bolumen handiak behar izaten dituztela

produktuak merke erosten dituztela merkeen dauden munduko edozein bazterretan eta bost axola zaiela hemengo baserritarrak

tokiko ekonomia ingurugiroa eta abarrak beraz guzti hau mahai gainean jarrita jakin nahiko genuke datorren urtean egin behar den deialdi berri horretarako jaurlaritzak zein asmo dituen

presidente andrea lazarobaster jauna zuk egindako interpelazioaren bidez eskoletako jangelak hornitzeko zerbitzuaren kontratazio sistemaren oinarrian inguruan

eskaera horren harira bi gai ezberdin aipatzen dituzu alde batetik lehiaren euskal agintaritzak

irekitzeari buruzkoa eta bigarrena bertako produktuak erabiltzeri buruzkoa lehenengoari dagokienez seguru aski bere momentuan legebiltzarrean gure erantzuna izango badu ere momentuz

izan ere agintaritzari dagokio merkatuko lehia

bermea eta hobekuntzaren inguruko edozein kontu argitzea

bidezko espedientea bideratzen ari da une honetan eta guk erantzukizunez eta diskrezioz jokatu behar dugu en este sentido cabe recordar

kudeaketa eta zuzeneko jantokia dituzten hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailaren menpeko

janariz hornitzeko kontratazio prozedura berriaren oinarri dagokienez egungo akordioa bi mila hamabian sinatu zena lau urteko

gauzatuko den kontratazio prozedura berri bati hastea horrela gauzak une honetan kontratazio berriaren prozedura gidatuko duten oinarri teknikoen orrian eta administrazio baldintzen orrian ezarri beharreko kondizioak eta ezaugarriak zehazten ari gara kontratazio prozedura ohikoa eta jakina denez

objetibotasun publizitatea eta konkurrentzia printzipioak errespetatuz zentzu honetan

lanean ari gara kontratazioaren prozeduraren garrantziaz guztiz jabetzen garelako argi daukagu oinarri on batzuk izan behar direla eta horregatik lanean ari gara hain zuzen ere gauzak denborarekin eta modu egokian prestatu ahal izateko oinarri horiek begi bistakoa denez

gure ikasleei kalitateko zerbitzu bat emango zaiela ere bermatuko dute ikasle horiek baitira eta berriz errepikatuko dut argi eta garbi

ematen die zerbitzua jantokietan horretarako sailak bere esku dituen baliabideak erabiltzen ditu

eta menu ezberdinetan agertzen diren zehaztapen guztiak kontutan hartuz ez da lan erraza

gizartean sortutako aldaketa sakonetara egokitu behar izan gara

eta gero eta gehiago baita ere sortzen diren premia bereziak alergiak edo intolerantziak horregatik eskola jantokietan menu ezberdinak eskaintzen dira ikasle guztien premiak eta beharrak kontutan hartuz honela oinarrizko menua txerrikirik gabe menua eta menu begetarianoa eskaintzeaz gain

alergia edo intolerantzia duten aurren menuak errespetatzen dira horrez gain kontutan izan behar da ikastetxe bakoitzean errealitate desberdin bat duela

beste batzuetan janari prestatuak eramaten dituzte eta gure ardura da guzti guztietan zerbitzua bere onenean eta berme guztiekin

lehen esan bezala kudeaketa zuzeneko jantokiak dituzten sailaren menpeko ikastetxe publikoei bazkari prestatuak lehengaiak eta hornikuntza horri zerbitzuak emateko akordio markoaren eremuan

espezifiko bat eramaten ari da aurrera azpimarratzeko modukoa da hezkuntza sailak bi mila bostetik inplementatutako nutrizio politikoa

jarduera fisikorako eta gizentasuna prebenitzeko estrategian eta ikastetxe publikoetan elikadura adosteko agirian ezarritakoaren

guzti honen bidez eusko jaurlaritzak ikasleen dietan dauden elikagai anitzak ez ezik elikagai horiek egiteko sukaldaritza teknikak ere azpimarratzen ditu eta badaude lantzen ari garen beste arlo garrantzitsu batzuk ere esate baterako produktua garraiatzeko entregatzeko presentatzeko eta banakako zerbitzuak emateko ere landu dira

ondorioz hezkuntza hezkuntza politika eta kultura sailak jantokien kudeaketa etengabe ebaluatu eta hobetzearen aldeko ildoan urratsak ematen ditu eta ildo honekin lotuta esan beharra daukat gure menuetan tokiko produktuak sartzeko aukera ere lantzen ari garela betidanik arduratu gara gai honetaz dagokion arreta eman diogu eta hausnarketa egiten ari gara

eta batzorde bat sortu dugu lan hau ere era egokian lantzeko

ezaugarri horietako irizpideak kontratu pleguetan sartzea ez da huskeria analisi sakona eskatzen du

teknikoaren eta legezko ikuspegiaren aldetik

bai lanean ari zaretela diozu eta nik ulertu dudanez lanean ari zarete betiko berdina egiteko

zer emaitza utzi duen hementxe taula honetan ikusi dezakegu argi eta garbi hemen goitik behera agertzen dira lote desberdinak eta hemen goikalde honetan bi mila batetik bi mila hamairuko

eta koloreka datoz sailkatuta edo kolorea eman da katering enpresa bakoitzari hemen ikusten da

lote bakoitza katering berdinari esleitu zaiola

eta ni galdetzen dut hemen non dago lehia ez dago lehiarik hemen aurrikusi daiteke zer gertatuko den bi mila hamalauan eta aurrikusi daiteke noski eta gainera

salaketa aurkeztu duen katering enpresa honek beronek ere asmatu zuen zer gertatuko zen

erregistratu zuen notaritzan bere iragarpena eta asmatu zuen asmatu zuen homologazioan zein enpresa sartuko zen

eta are eta gehiago menuaren prezioa esleitutako prezioa zein izango zen argi dago hemen eta

eta eskolak behartu dituzue bai ala bai kateringekin lan egitera eta horren kontra joan den

zigortu diru laguntzarik gabe eta

esleipena urtero urtero zazpi katering enpresa berdinei emateko

guztien diruarekin betiko zazpi enpresek negozioa egiteko eta sare pribatuan baino garestiago gainera eta gurasoak

direla kaltetuak lehenengo eta behin herritar denok bezala diru publikoaren erabilera okerra egiten delako eta bestetik

haurren guraso erabiltzaile bezala ordaintzen dutelako menua eta bertako produktuarena

aipatu dozu bertako produktua sartzeko aukera aztertzen ari zaretela

eta lotsagarria da orain arte zertan egon zarete bi mila hamalauan ari zarete

aztertzen eta horretarako batzorde bat sortzen zenbat urte alferrik galduta eta falta da tapia sailburua

arro dago jaurlaritzaren hogeita hamar urteetako politikak ikaragarri borobilak direla eta hau da politika borobil horien emaitza bi mila hamalauan bertako produktua hasteko aukera aztertzen nahikoa dela iruditzen zaigu jangelen pastela urtero urtero betiko zazpi zati handitan banatzearekin amaitu beharra dagoela iruditzen zaigu eta kontratazio sistemaren oinarriak aldatu egin behar direla bertako produktuarekiko benetako konpromisoa

uriarte andrea ez dela bestaldera begiratzekoa ezta denbora pasatzen lagatzekoa ikerketak ea zer emaitza ematen dituen

iruditzen zaigu une hau arazoari aurrez aurre

eta horretarako behar den ausardia edukitzeko unea dela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna uriarte andrea zurea da hitza

gai honekin erlazionatuta dagoen informaziorik ezin dugu eman lehiaren euskal agintaritza tramitatzen ari den bitartean legez

bestalde lehen esan dizut ere bi mila hamaikatik akordioa ezarrita dago

eta lantzen ari gara datorren kurtsorako ea aber nola izango den eta

hau da ze prozeduretan ari garen eta bestea ere beteko dugu eta ondo dakizunez hitz egingo dugu eta

argi dago gainera nire esku dauden azalpen guztiak emanda ere

izan ere gobernu honi bederatzi informazio eskaera egin dizkiozu

urtez urte egin diren eta egiten diren elikagaien erosketa publiko bakoitzerako ondorengo informazio eta elementuak eskatu dituzu

edo egoitza zehatzaren izen helbide eta epealdia zerbitzuaren kudeaketa eredua azaltzea hau da sailetik zuzenean egiten den kontratazio bidez egiten den edo bestelako eredu bat den zehaztea azken kasu honetan nolakoa eredua azalduz kontratazioarik bada kontratazio espediente osoak baldintza teknikoen ageria barne erositako elikagaien ezaugarrien inguruko irizpideak

zehaztea elikagai ekologikoak erostearen inguruko irizpideak zehaztea elikagaien ekoizpenaren jatorriaren inguruko irizpideak zehaztea elikagaien erosketa prezioaren inguruko irizpideak zehaztea jarraitzen dugu erositako elikagaien inguruko informazioa

araba bizkaia eta gipuzkoako baserritar eta arrantzaleek ekoiztutako produktu bakoitzaren erosketa kopuru

erositako produktu ekologiko bakoitzaren kopurua prezioa eta gastua

erosketa kopuru prezioa eta gastua ekoizlearen izena eta ekoizleari ordaindutako prezioa barne produktuaren erosketa gastua guztira

ordainsaria langileen gastuaz gain bestelako gastuen kontzeptua eta zenbatekoa zenbateko gastua izan duten

sukalde lana egin ondoren janaria kontsumituko den lekura garraiatzeko distantzia

distantzia sukalde lana kontsumituko den lekuan egiten bada zenbateko gastua izan duen garraioak zerbitzatze lanaren inguruko informazioa langile kopurua langile bakoitzaren lanaldia eta langile bakoitzaren ordainsaria

zenbateko gastua izan duen zerbitzatze lanak guztira bestelako gastuak ere

erabiltzaileek zerbitzuagatik ordaindutakoaren inguruko informazioa erabiltzaile kopurua prezioa ezartzerakoan erabiltzen diren irizpideak

beraz uste dut ez dagoela esan beharrik jaurlaritzak kudeatzen dituen jantoki guzti guztiei buruz eskatu duzun informazio guzti hori biltzea ezinezkoa izango dela edonola ere gai honen inguruan harremanetan egon gara

eta bukatzeko lehen aipatutako ideia bat azpimarratu nahi dut jantokiak ondo kudeatzea kontratazio berrian legezkotasunaren esparrua

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak
enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lan ikuskatzaileen zerbitzua indartzeari buruz sánchez andrea zurea da hitza

interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina familia eta lana bateragarri egiteko politika publikoei